arratsalde on guztioi berriro ekingo diogu osoko bilkurari gai zerrendako seigarren puntua

enpresa txiki eta ertainei eta gobernuz kanpoko erakundeei tasa judizialak indargabetzeari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal sozialisten ordezkaria den gallastegui andereak dauka hitza

zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txandara pasatuz mistoa upyd zurea da txanda

eskerrik asko legebiltzarburu andrea arratsalde on denoi justiziaz hitz egiten dugu

injustiziaz justiziaren babes eraginkorra jasotzeko eskubidea arrazoi ezberdinengatik urratu daiteke batzuetan arrazoi horiek politikoak dira

horrela sufritu dute gaur libre daude jasotako injustizia errepara ezina da hemendik elkartasuna adierazi nahi diegu askapenarena azken auzi politikoa

elementu batzuk justizia jasotzeko eskubidea eragozten edo zailtzen duena arrazoi

jakina da justiziak sugeak bezala oinutsik daudenei haginka egiten die gure gizartean

baina konstatazio bat horrela da alderdi popularrak bultzatutako politikak batzuen alde kontra izan dira aberatsak aberatsago txiroak txiroago izan daitezen logika horretatik inposatu nahi izan zuten justizia bat aberatsentzat justizia ordaindu dezaketenarentzat beste bat txiroentzat ordaindu ezin dutenentzat azken honi justizia deitzea agian gehiegizkoa bada eta injustizia hobeto are gehiago hamar barra bi mila hamar legearekin ezarri zen sistema honek suposatzen du zerbitzu publiko bat birritan ordaintzea guztiok ordaintzen dugun zerbitzu bat

zerbitzu bat zerbitzu hori erabili behar duzunean berriro ere berriro ere ordaintzera behartzen zaituztetela gai hau tratatu genuen legebiltzar honetan

abiatzen genuenean legegintzaldi hau bi mila hamairuko

errepasatu ditut orduko interbentzioak eta topatu dut orduan tasa

irmotasunez gaitzetsi genituela lehenengo eztabaida eman genuenetik guk jada planteatu genuen tasek urratzen zutela justiziaren babes eraginkorra jasotzeko

oinarrizko hori justizia zerbitzu publikoa da eta horregatik salatu genuen tasek eragozten dutela zerbitzu publiko horretara heltzea zerbitzu publiko hori egikaritzea ez zen onartu baina orduan auzitegi konstituzionalak honen inguruko ebazpenak eman

helegite bat tarteratuz gaur gallastegui andreak esaten digu beste helegite bateri erantzun positibo bat emango

alor juridikotik tribunaletatik profesionaletik sozialetik politikotik instituzionaletik egindako presioagatik pentsatzen dut

salbuetsi izan direla sektore batzuetarako

beste argudio bat ekarri nahi dugu gainera pentsatzen dugulako birritan ordaintzen ari garela baina birritan ordaintzen diogula

ordaintzen ditugu kontzertu ekonomikoaren arauen bitartez edo arauen arabera tasak hemen ordaintzen dira beraz hemen geratu beharko litzatekeela pentsatzen dugu

kupoaren bitartez justizia administrazioa ordaintzen dugu

aurrean egiten den gestio bakoitza ordaintzen dugu beraz administrazio berdina hau da estatuaren administrazioa bitan eramaten du diru hori ez zaigu gustatzen hau sistema kontzertuarena jakina da

nahiagoko genuke hemen justizia zerbitzu bat eskumenekoa edukitzea epaile naturalaren printzipioaren arabera hori jartzen genuen gure zuzenketan eta pentsatzen dut eajrekin horretara

eta horregatik erdibidekoan ez agertzea onartu dugu esaten dudan moduan ez gaude ados sistema honekin baina gaur egun dagoena da eta behin dagoela

ondo erabiltzea hau harremanetan jarri behar da beste printzipio batekin hemengo ogasunak finantzatzen du doako justizia honi finantzatzeko diru sarrera egokiak

enpresa handiek ordaindu behar dituzten tasa horiek horiek erabili ditzagun eta bada ere ematen du kontzeptu ezberdinak direla eta ezin da

konpondu daitekeela pentsatzen dut hau guztia jasotzen dela sinatu dugun erdibidean azken puntu batekin azpimarratu nahi

dela baina eskatzen dugu europako bataz bestera egokitzeko justizian egiten den gastu publikoa

agian horretan datzalako konponbidea desde luego

ezartzen zituen tasa orokor horien bitartez ez da konponbiderik bilatuko justizia sistema
honi eskerrik asko eskerrik asko

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria zorrilla jauna zurea da hitza

sailburu jauna legebiltzarkideok arratsalde on guztioi gaur talde

honek urrian aurkeztutakoa agian gaur egun bide azkarra eta

izan zezakeen behin alderdi popularra diputatuen kongresuan zuen

premiazko ekimena aurkeztu dezakezue gai honi buruz jarduteko

izan dezakezue tartean gurea eajren taldearena

eusko jaurlaritza eta euzko abertzale taldeak argi eta garbi esan dugu tasa judizialen legearen aurka gaudela el consejero lo dejo meridianamente claro

alegia tasen legea onartzea justifikatu zuela doako justizia zerbitzua bermatzeko bermatzeko epaiterako baliabide ekonomiko gutxien dituzten pertsonak

zuzenketarik aurkeztu ez duen taldeen txandara pasatuz euskal talde popularraren ordezkaria damborenea jauna zurea da hitza

eskerrik asko damborenea jauna erantzunen txandara pasatuz

gracias eskerrik asko gallastegui andrea mistoa maneiro jaunak ez du hitzik hartu behar

eskerrik asko zorrilla jauna amaitzeko euskal talde popularraren ordezkaria

eskerrik asko damborenea jauna eztabaida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

aho batez onartu da erdibideko zuzenketa gai zerrendako zazpigarren puntua euskal legebiltzar talde popularrak egindako legez besteko proposamena

online matrikulatzeko prozesuari buruz eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamen egin duen taldearen txanda

mahaiburu andrea aurrematrikulazio garaian gaude oyarzabal jaunak esan duen bezala

zera era presentsialez aurkezten den oso une

aurrematrikulazio garai honetan hezkuntza sailak bere mezua familia helbidearen errolda gaian zentratu du penará el fraude del padrón zioen sailburuak aurrematrikularen kanpainaren berri eman zuenean

izango dira bere helbideetan tranpak egingo dituzten familiak partidu popularrak familiek administrazioek bere eskura dituzten datuak ez eskatzean jarri du

ereduetan eta etorkinetan jarri du bere fokua edo jarri ditu bere fokuak izan ere matrikulazioak tramite hutsa izatetik edukiz eta argudio politikoz betetako ekintza izan behar luke

euskal herria euskaldunaren bidean urrats garrantzitsua aurten ere hezkuntza sailak gure ikuspuntutik aukera hau galdu du agortuak dauden ereduak berri ere eskainiz etorkinei dagokienez

aztertzeko denbora izango dugu izan ere gure taldeak sailburuaren agerraldia eskatu du alderdi popularrak aurkeztutako proposamenari dagokionez ados geunden originalarekin

eta aurkeztutako erdibidearekin bat gatoz bat gatoz uste dugulako familiei administrazioak gauzak erraztu behar

zein eskolatan izena eman erabakia hartzearen urduritasunak ahalik eta gehien uxatu behar direlako beraz aldeko bozka emango dugu euskal herria bildu ados egon arren ez du sinatu ez du sinatu partidu popularrak utzi

gurekin ez duzulako sinatu nahi ulertezina onartezina batez ere gaur bertan bi deklarazio

eta zuen sinadura gure ondoan dagoenean esta mañana

zer da gaur onartuko duguna alde batetik hala nahi duten pertsonei administrazio publikoen esku diren datu eta dokumentuak

eta bestetik administrazio publiko ezberdinekin hitzarmenak egitea jaurlaritzak familiak

zeintzuk daude administrazio ezberdinen eskuetan batez ere hiruzpalau administrazio detektatu ditugu edo

hor familia liburua dago eta hori eskatu egiten da ikaslea azaltzen den orria aita ama edo lege tutorea azaltzen den orria

egon badago bi udaletxetan

familia helbidearen errolda gaia errolda agiria barkatu eta

eskolak dira honen adibide eta musika eskolak udaletxearen menpe daudenez

hirugarrenik foru aldundiak familiaren urteko errenta

gurasoek edo familiek beren autorizazioa ematen dutenean eta

ikastetxean beran dauden datuak dira ikaslearen anai arrebaren bat badagoen ikastetxe horretan matrikulatuta edo atxikitako zentroren batean jakiteko edo ikaslearen aitak amak edota lege tutoreak eskatutako ikastetxeak bertan lan egiten duelaren agiria eskatutako ikastetxeko bazkide kooperatibista izatearen ziurtagiria hauek guztiak ikastetxean bertan daude beraz administraziook

informazio hori edo datu horiek familienak eduki badituzte

eskatzen diren dokumentuak batzuk derrigorrezkoak dira eta beste batzuk baremaziorako beraz ejertzizio praktikoa eginez

edo adostu behar du erregistro zibilekin bat udaletxeekin bi foru aldundiekin hiru hau

beraz esan dezakegu ia ondo funtzionatzen duela eta lau

beharko luke baina ez du zentzurik ikastetxeak hain zuzen hezkuntza sailarenak direlako beraz hau da erronka hitzarmenak erregistro zibilekin egin alde batetik udaletxeekin zeren hemen udaletxe askotaz hitz egiten ari gara bi eta hirugarrena lotu ikastetxeekin nola lortu informazio hori familiek

beren dokumentuak aurkeztu ez ditzaten beraz guri ekimen interesgarria iruditzen zaigu hasieran esan dugun bezala bat egingo dugu eta

honek suposatzen duela erronka batzuei aurre egitea eta sailak

eta udaletxeekin harremanetan jarri eta hitzarmenak sinatzearena besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

celaá andrea zurea da hitza sí muchas gracias

euzko abertzaleak taldearen ordezkaria berriozabal anderea zurea da hitza

gai honen inguruan hitz egiteko hiru elementu kontuan hartzea ezinbestekoa dela iruditzen zaigu batetik herritarren eskubideei dagokionez legean jasota dauden aurreikuspenak teknologia berriek eskaintzen dituzten aukerak eta herritarrei eskaini beharreko zerbitzua eta horiei zor zaien begirunea jatorrizko ekimena hizkuntza esparrura eta matrikulazio garaira mugatzen bazen ere

administrazioaren lan esparru guztiei egokitu beharko litzaieke hemen esan den bezala herri administrazioen araubide juridikoaren eta administrazioaren prozedura erkidearekin legeak

urtean aurreikusten zuen herritarrek ez zutela

aplika dakizkiokeen arauetan eskatzen ez den agiririk beti ere administrazio horrek

urtean baliabide elektronikoen bitartez erabiltzeari buruzko zerbitzu publikoen legeak esaten du herritarrek administrazio horrek zein beste administrazio batzuek dituzten dokumentu eta datuak aurkeztu beharrik

ezinbestekoa da maila eta esparru desberdinetako administrazio publikoek elkarrekin jardutea datuak eta informazioa trukatu ahal izateko eta horretarako bide eta protokoloak adosteko eta eusko jaurlaritzak aspaldi ekin zion legean aurreikusitako betetzeko lanei euskal herritarren eskubide hori bermatzeko egiteari hori dela eta euskadin diharduten gainontzeko herri administrazioekin erakunde elkarlanerako bideak landuz joan da eta hor dago

jatorria bera zerbitzu edo sistema horrek administrazio publikoei aukera ematen die administrazio prozedurak izapidetzeko orduan herritarrei enpresei eta erakundeei eskatzen zaizkien datuak eta ziurtagiriak elkar trukatzeko horrela herritarrek ez dute

administrazio prozeduraren legeko berme guztiak eta datuen babesa

eusko jaurlaritzak hainbat hitzarmen landu eta adostu ditu beste administrazio batzuekin eskubide hori bermatzeko

euskal autonomia erkidegoko administrazio batzuekin baita estatuko administrazio orokorrarekin

egia da sistema bere osotasunean garatu gabe badago ere euskadiko administrazio publikoen artean lau miloi datu baino gehiago

andrea zuzenketarik aurkeztu ez duen taldearen txanda mistoak ez du hitzik hartu behar erantzunen txanda norbaitek parte hartu nahi du oyarzabal jauna zurea

entzun duzue ez ez zurekin ari naiz

ez daukazu hitzik hemen turnoa bakoitzak dauka eta galdetu dio zergatik

bai nahi duena esango du errespeta ditzagun turnoak eh bildutik

carmelo barrio isildu zaitez mesedez ez da zure turnoa eta
bai eskerrik asko bakarrik protestatzeko hain zuzen

ez duelako zerikusirik izan gaurko gaiarekin gaurko gaia zen

online eta ez da inolaz ere gaiarekin

azaltzea nahiko nuke euskal sozialistak celaá andreak ez du hitzik hartu behar euzko abertzaleak ezta ere

eta euskal popularrak sinatu duten erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

hirurogeita hamaika eman dugu bozka hirurogeita hamaika bai aho batez onartuta geratu da